eskerrik asko gallastegui andrea eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

maneiro jaunak ekarri duen mozioak modu batean edo bestean gobernuak bere momentuan ukatutako legebiltzar honetan izan beharreko eztabaida

hemen entzuten eta benetan nik uste dut eta

egon izan balitz eh bildurentzat funtsezkoa da sektore publikoaren antolakuntza eta funtzionamenduari dagokiola lege bat izatea

eraginkortasunaren bidean herri zerbitzu onaren bidean bikoiztasunak

sinplifikazioa eta argitasunaren bideak baliabideak egoki

azken finean gizartearen eskariei erantzuteko urrats sendoak emateko guztiz beharrezkoa dugu eredugarri den sektore publikoa

heltzen dena eta baliabide publikoak era eraginkorrean erabiltzen dituenak gardentasuna eta parte hartzeari dagokiola

edozein jarduerarako eta beraz sektore publikoak bere jardueran ezin bestekotzat izan behar ditu gizarteak berak

gero eta irmoago aurrera pausu sendoak eskatzen dizkigulako gai hauetan

azaltzen ditu bereziki eta ados egon ahal bagara ere gobernuak

talde ezberdinek aurkeztu genizkion zatikako zuzenketak etorri beharreko lege proiektu berrietan gobernuak esan bezala kontutan

hemen ezaugarri horiek finkatzeari uste dugu jada argi dagoela talde ezberdinek gardentasunari dagokiola askoz gehiago eskatzen diogula erkidego honetan izan beharreko legeari eta gure kasuan parte hartzearen gaiari dagokiola ere bide luzea dagoela egoteko uste dugu baina hori

ez da gaur izan behar dugun eztabaida edukien eztabaida bere momentuan izan beharko dugu ikusita gobernuaren jarrera administrazio publikoaren lege proiektua erretiratu zuenean eta orain dela hamabost egun hemen

gaur eh bildurentzat markoa finkatzea da garrantzitsuena

alegia zein izango da gaur mahai gainean ditugun bi lege proiektu hauen aplikazio eremua guretzat hor datza gaur gakoa maneiro jaunaren interpelazioari erantzunez erkoreka jaunak

argi dugu markoa euskal sektore publiko osoa hau da erkidegoko lurralde historikoetako eta tokiko sektore osoa hori da gure markoa administrazio publikoaren lege proiektuari aurkeztu genion osoko zuzenketan argi eta garbi esaten genuen lege honekin aukera paregabea galtzen da euskal sektore publiko osorako amankomuneko araudia ezartzeko ez soilik sektore publiko ezberdinen antolakuntza funtzionamendurako

eraginkortasuna eta herritarrenganako zerbitzuak hobetuz baita hogeita bat mendeko administrazio publikoek eta sektore publikoek

garatzea herritarren gardentasun informazio ardura eta parte hartze eskariak asebetetzeko oinarri sendoak finkatuz

esaten dugu gure ustez jaurlaritzak legeen aplikazio eremua erkidegoko sektore publikora mugatzen jarraitzen badu aukera paregabea galduko litzateke gure erkidegoan administrazio publiko guztien elkar lanaren bidez zerbitzu publikoa helburu duen sektore publikoa

eta horregatik aurkeztu diogu gaurko gure zuzenketa guk mantentzen dugu gure jarrera herri hau ulertzeko modu jakin batean oinarritutako jarrera eta espero dugu jaurlaritzak

eta onartzea errore bat litzatekeela soilik erkidegoko sektore publikorako legeak aurkeztea espero dugu jaurlaritzak gai honetan

espero dugu gobernua lanean jartzea lege proiektuak ahalik eta lasterren ekartzea

denen aportazioak barnez hartuz edo ahal den moduan gutxienez aportazioak barnez hartuz eta orduan

pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi

ekimen honen inguruan adostasun zabala lortu izanaz legebiltzartaldeok uste baitugu oso positiboa dela kritika eraikitzaileak

eta zentzu horretan gure taldeak erantzukizunez eta errespetuz jokatuko du izan ere guretzako garrantzitsuena da herritar eta herri administrazioentzako onurak dakartzaten lege egitasmo hauek onartzea hala ere aitortu beharra daukat

geratu garela izan ere benetan uste dugu geure buruari galdetu beharko geniokeela ea beharrezkoa zen ekimen hau ganbera honetan eztabaidatzea eta ez gaizki ulertu hori esaterakoan

eztabaidagai izatea nahi dituen ekimenak aurkezteko baina egia da askotan kasu honetan gertatu den bezala oso zaila egiten dela ulertzea zertarako

behar dugun gaurkoa bezalako gai baten inguruan hau da kontuan izanda

kontrolerako plenoan erkoreka sailburuari bi taldeetako ordezkariek bi aldiz galdetu ziotela euskal administrazio publikoaren legearen inguruan

argi eta garbi azaldu zuela bere asmoa zela ganbera honetara bidaltzea bi lege egitasmo banatuta bata transparentzia eta gobernu onaren

eta parte hartzearena ere bai eta bestea herri administrazioaren antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa gainera berretsi zuen ere bai aurreko lege egitasmoari taldeek aurkeztutako hainbat zuzenketa ere kontuan hartuko direla

garrantzi handia eman baitzion legebiltzar taldeek egindako lan eskergari zuzenketak prestatu eta aurkezterakoan eta baita jaurlaritzako

eta zentzu horretan gogoratu ere bai adierazi zuela dagoeneko buru belarri lanean zihardutela bere saileko legelari eta teknikari horiek hain zuzen ere bi lege proiektu berri horiek lehenbailehen legebiltzarrera bidali ahal izateko eta ahalik eta adostasun zabalena lortu ahal izateko beraz horregatik guztiagatik esaten nuen lehen agian mozio hau eztabaidatzeak ez daukala zentzu handiegirik

bi aldiz ganbara honetan gainera beteko duela taldeek

hasierako ekimenean eskatzen zuena eta upyd taldeak eskatzen zuena taldeek osoko zuzenketetan eskatzen zutena

erdibidekoan eskatzen duguna hala eta guztiz ere benetan pozten gara gai honen inguruan adostasun zabala erdietsi izanaz adostasun zabala aurrera begiratzeko aurrera begira lan egiteko

bi lege horiek euskal autonomia erkidegoko herri administrazioa modernizatzeko

ezinbestekoak diren legeak hain zuzen herritarren konfidantza

herritarren parte hartzea sustatzeko baliagarri izango ditugun legeak eta hortaz ez dugu eztabaida antzutan galtzeko asmorik aurrera begiratu nahi dugu eta ontzat ematen dugu gaurkoan adostutakoa

talde gehienek eskatu zuten foru edo lurralde historiko eta toki administrazioetara ere zabaltzeko zentzu horretan

jasotzen zituela hainbat kasu hainbat artikulu zeintzuk foru eta toki administrazioei eragiten baitzieten gogoan ditut erkorekak berak jarritako adibideak egin zuen lehenengo

hirurogeita hamar hirurogeita hamaika laurogeita hiru ez ditut guztiak zerrendatuko

esan zuela legebiltzarrak horrela erabakiz gero berari dagokion heinean beti izango dela posible legearen esparrua

administrazioetara beraz aukera hori zabalik egon da beti hala ere ezin dugu ahaztu horrek ere arriskua dakartzala besteak beste gerta liteke

edo gerta liteke ere bai konstituzioaren aurkako helegitea jartzea toki erakundeen antolakuntza arautzea ez baita erkidegoaren eskumena baina erabaki horren arriskuak

eta bere erantzukizunaren esparruan horren inguruan erabaki

sailburuak berretsi zuen legearen edukia ez zegoela itxita eta

entzuteko prest agertu zen bere aurkezpenean eta orain ere berretsi du

erantzunetan berretsi du taldeek egindako ekarpenak eta zuzenketak kontuan hartuko direla lege testu berriak prestatzerakoan

behar beharrezkoa dugula lege hauek aurrera ateratzea osterantzean gardentasunaren kasuan gertatu daitekeen bezala gure autonomia erkidegoan estatu mailako oinarrizko legeak indarrean jarraituko du hain zuzen ere talde guztiok edo gehienok behintzat gutxiegizkotzat

lege berbera horregatik esan dut hasieran ez genuela eztabaida antzuetan katramilatzeko asmorik

pozten garela erdibideko hau lortu izanaz eta besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

taldera pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

mila esker presidente andrea eguerdi on guztioi como es conocido y

orbegozo jauna benetan gaur akordio bat sinatzea

onartuz lege hauen aplikazio esparrua

esandakoa hain estua eta gero zuk hona etortzea eta mimetikoki mimetikoki errepikatzea hori bai

beste tonu batean hori bai baina mimetikoki errepikatzea

zer gertatu zen legea idazterako orduan behin berriro mahai gainean jartzen dituzuen muga legalak eskumen mugatuak

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

nik uste dut ez dudala oso modu egokian azaldu gure ikuspuntua edo gure jarrera

gure helburua inondik inora eta esaten nuena zen esta moción es sobre los

ez dugula eztabaida antzutan galdu nahi uste dut aurrekoan agian ez dudala ondo azaldu

argi daukagu aurrera begiratzeko asmoa dugula aurrera egin nahi dugula lege bi onartzeko pausuak eman nahi ditugula

erdibideko honetan jasotzen diren puntuekin eta ikuspuntuarekin

eta aurrekoan esparruaren inguruan pinedo andrea azaldu nahi nuena zen aurreko lege proiektu horretan ere bazegoela aukera

erakunde guztietara hedatzeko legearen esparrua eta

horrez gain gainera legebiltzar honek dauka aukera ere bai ba berak erabakitzen duen esparru eremura hedatzeko beste kontu bat da izan ditudan arriskuak ere

gure babesa erdietsitako erdibideko honi

eskerrik asko orbegozo jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu maneiro labayen jaunaren mozioaren jatorrizko testua

hirurogeita lau ez zortzi abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa momentu honetara iritsita